eztabaida amaituta bototara jarriko dugu euskal sozialistak eta eh bildu taldeak sinatu duten erdibideko

hogeita zazpi ez hogeita bat abstentzio ondorioz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako hirugarren puntua

enpleguasustatzeko tokiko ekintzetarako laguntzak emateari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda talde popularraren ordezkaria den garrido andreak dauka hitza

eskerrik asko presidente andrea sailburuak legebiltzarkideok beno komenigarria izango litzateke lehendakaria debate garrantzitsu honetan

ez dela egongo eta debatea hau du sailburuak berehala etorriko dela espero dugu etortzea zeren esan dudan bezala

dira azken finean herritarren arazo nagusienak eta horregatik administrazioek aurre egin behar diote gure

enpleguaren eskumena eusko jaurlaritzari dagokio gernikako estatutuaren arabera eta lanbideren helburua da kalitatezko egonkorra lortzea horretarako lanbidek enplegua sortzeko ekimenak

ditu tokiko erakundeen laguntzarekin tokiko

sare produktiboa garatzeko horregatik enplegu politikek jaso behar dute eremu hori

deialdiaren bidez zenbait laguntza ematen ditu enplegua sortzeko proiektuak martxan jartzeko tokiko planak

laneratzeko arazoak dituztenentzat eusko jaurlaritzako enplegu planaren arabera eta

ematen du berriro historia errepikatzen dela eta debate honekin proposamen honekin salatu nahi dugu berriro eusko jaurlaritzaren atzerapena

gure proposamenean hiru puntu garrantzitsuak aurkeztu ditugu bat da lanbideri eskatzen diogu ahalik eta lasterren ebazteko

martxoaren hogeita bosteko ebazpenak aurrikusitako laguntzen deialdiak bigarren puntu batean eskatzen diogu

argitara ditzala aurrerapenez enplegua sustatzeko tokiko ekintzetarako laguntzen deialdiak eta bere exekuzioa urte berean egitea

azken puntu batean eskatzen diogu deitzeko hurrengo aurrekontuetan

itxaso jauna eh bildu taldearen ordezkariak zulaika andrea zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea eta egun on guztioi pasa den martxoaren

enplegua sustatzeko diru laguntzak arautzen dituen ebazpena pasa den urtekoarekin konparatuz ezberdintasun gutxi egia esanda hiru lerro

mantentzen dira lehena tokiko erakunde kontratazioak egiteko bigarrena enpresak kontratazioak egiteko eta

aurreko bi lerro garatzeko diru apur bat gehiago horiek dira aurten diruz lagunduko diren ekimenak horretarako hogei milioi euro hamabost milioi lehenengo eta bigarren lerroak garatzeko eta

hau da langabezi tasa oso altua dituzten herrien artean banatzeko entitate ezberdinek beraien eskualdeko planen arabera eskaerak egiteko hilabeteko bateko

epea dute jada bukatu dena itxita dago epea eta orain deialdi horren erabakia

da eskatzen dena legez besteko proposamen honen bitartez gutxi gorabehera horiek dira diru laguntza horien ezaugarri nagusiak lehenengo lerroan hiru eta sei hilabeteko kontratazioak egiteko aukera ematen da udal gehienek ez dute aukera handirik

jarraitzeko jarraipena emateko bigarren lerrokoak enpresek langileak kontratatzeko balio duena baita hiru eta sei hilabeteko kontratuak subentzionatzen dira baina gehienez mila euro ematen zaio enpresa bakoitzari langile eta hilabete bakoitzeko eta inoiz gastu kopuruen

segurantzako gastuak eta indemnizazioak barne ehuneko hirurogeita hamabosta baino gehiago beraz batez ere

arabera ordaintzea langile horiei ez lurraldeko ez sektoreko ezta hauek ezartzen dituzten lan baldintzak hobetzen dituen enpresako lan hitzarmenik bete gabe epe motzean eskatu daitekeen diru laguntzak dira hilabete batean esate baterako

eskualdeko planei lotuta egon arren kasu askotan eskualdeko plan horiek ez dira diseinatu eskualdeko eragile sozioekonomiko guztien iritzia

eskualdeak benetan dituzten beharrak edo ezaugarriak horiek dira diru laguntzak horiek arautzen dituen ebazpenaren aurrean

eh bilduren ustez hasteko diru publikoarekin sustatzen den enplegua kalitatezko enplegua izan behar da baina hauek hirutik sei hilabetera arteko kontratazioak sustatzen ari dira behin behineko kontratuak dira gutxienez lau urteko deialdiak

izan beharko ziren eta ez hilabete bateko

edo epeek dituzten deialdiak horrela tokiko garapen agentziak ezin dute ondo antolatu beraien eskualdeko planen ekimenak eta ideia horrekin jarraituz gure hirugarren irizpidea eskualdeko planak eskualdeko eragile sozioekonomikoekin batera egindako planak izatea badakigu batzuk horrela egiten direla

hainbat eskualdetan ez direla horrela egin eskualde plan horiek beraz hankamotz gelditzen diren planak dira tokiko garapen agentziak motorrak edo bultzatzaileak izanda gainontzeko eragile sozioekonomikoekin batera diseinatutako planak izan behar dira

kalitatezko enplegua sortzen dela ziurtatzeko langileek lan baldintza duinak izango dituztelako ziurtatzeko jarduera sektoreko

dela iritzi diogu hala ere kontratuak egingo dituen lan zentroak lan baldintzak hobetzen dituen hitzarmenik edo pakturik izango balu hori aplikatzea horiek izan beharko ziren ebazpen horrek jaso

ezaugarrietako batzuk gure zuzenketarekin bi eskaera zehatz egiten ditugu alde batetik tokiko ekintzetarako laguntzak bailara edo eskualdeen beharrizan eta osagarrien arabera

aurre egiteko antolatu daitezela tokiko eragile sozioekonomiko guztiekin batera horrekin esan nahi dugu orain egiten denarekin

eskualdeei bost milioi gehiago ematearekin eh bilduren iritziz

kontuan hartzen diren eskualdeko planak eragile sozio ekonomiko edo behintzat parte hartu nahi duten eragile sozio ekonomiko guztiekin egindako planak izan beharko lirateke eta hau lehentasunezkoa izan behar da

eragile sozio ekonomikoen tipologia ezberdina da beraz ezin dugu sailkapen bat egin eskualde guztientzako jantzia

egin behar da horren arabera beraien partehartzea

eskualdeko planak egiterako orduan bigarren puntuan literalki eskatzen dugu enplegua sustatzeko

egingo diren kontratazio guztien gutxieneko baldintzak

eremu txikienetako azken lan hitzarmen sektorialen ezarritakoak izan daitezela aintzat hartu gabe hitzarmenak indarra

hala ere ardurak beteko dituen lan zentroan hitzarmen edo itunik balego bertan jasotzen dena lan zentroaren langileei

nahiz berrituko diren arte beti ere haien baldintzak ezartzen ari den sektoreko

puntu honekin bermatu nahi dugu lan baldintza duinak bermatzen direla dirulaguntza horien bitartez kontratatzen diren langileei ezagutu ditugu kasuak non langileen lan baldintzak oso kaxkarrak diren eta gure ustez

izatea bermatu behar da horregatik sektoreko edo eremu txikieneko lan hitzarmena aplikatzea

eta bere kasuan azkeneko lan hitzarmena aplikatzea amaitzeko diru laguntza horiek arautzen dituen ebazpena gure gustukoa ez izan arren

eskualdeko planak garatzeko lagungarriak dira beraz irizpide eta baldintzak hobetu behar direla argituz dirulaguntzen deialdian lehenbailehen ateratzea garrantzitsua iruditzen zaigu beraz sinatu den erdibidekoari

baiezko kritikoa emango diogu

nolabaiteko eskatzen genuen bi puntuetatik bat

ez da nahikoa guretzat baina beno esan dugun bezala tokiko garapeneko agentzien arduradunak eskatzen digute lehenbailehen

eskerrik asko zulaika andrea eusko abertzaleak taldearen ordezkaria arregi andrea

bai eskerrik asko legebiltzarburu andrea sailburuok

egun on guztioi enplegua sustatzeko tokiko ekintzetako laguntzei buruzko legezbesteko proposamena dugu berriz eztabaidagarri argi eta garbi esan behar dugu eusko jaurlaritza lanean buru belarri dabilela

askotan esan dugu lana ez dela dekretu bidez sortzen administrazioek baldintza egokiak ezarri behar dituzte egonkortasuna bilatuz

enplegua sortzeko ahalik eta enplegu onena kalitatezkoa horretarako ere administrazioek eusko jaurlaritzak kasu honetan lan egin behar dute neurriak hartuz eta bultzatuz lortzen den enplegua kalitatezkoa

betiko argudioekin ideia falta konpromiso eta borondate eza

baina gezur bat askotan errepikatzeagatik ez da sekula

enplegua sustatzeko tokiko dirulaguntzen xedea euskal autonomia erkidegoko toki erakundeei diru eta eremu laguntza ematea da enplegua sortzeko proiektuak egin eta martxan jar ditzaten eragin esparrua duten lurralde eremuetako garapen sozio ekonomikoa eta modernizazioa

eta koherenteak izan behar dute enplegua sustatzeko bi mila hamairu bi mila hamasei programak enplegurako toki ekintzaren alorrean ezarri zuen helburuarekin alderdi popularraren oinarrizko ekimenari dagokionez ez geneukan inolako arazorik lehenengo

bigarren puntua lehenengoarekin guztiz lotuta dago horrela agertzen da dekretuan hurrengo urtean ordaindu ahal izateko horrela agertuko ez balitz

bi mila hamabiko diru laguntzak alderdi sozialistak ateratakoak

bilduren gehitzeko zuzenketari dagokionez esan behar dugu ados gaudela lehenengo puntuarekin eta horrela egiten ari da

oinarrizkoari buruz nabil bigarren puntuari dagokionez alde batetik lan hitzarmen sektorialak betetzea eskatzen da nahiz eta indarra galdu hau legearen kontra doa beraz ez dugu babestuko eta gero hori kendu egin da erdibidekoan eta ez da esan

guztiz legez kontrakoa da eta gustatuko zaigu gutxiago edo ezer ere ez baina hori horrela da eta legearen kontra guk ez dugu

zure oinarrizko zuzenketaren bigarren zatiaren dagokionez dos matizaciones una

konbenio asko udalhitzek baino baldintza txarragoak dituztenez hori izango zen aplikatuko zitzaien soldata hori da bilduk nahi duena langile hauentzat

eta erdibidekoak guztien oinarrizko eskakizunak batzen dituenez eta azaldu dugunez bete ezinak direnez
ez ditugu babestuko ezta mila esker eskerrik asko arregi

erantzunen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria garrido anderea zurea da hitza

eskerrik asko garrido andrea euskal sozialistak itxaso jauna zurea da hitza

evidentemente no eskerrik asko eskerrik asko zulaika
anderea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den

en peor situación besterik ez mila esker eskerrik asko arregi andrea

amaitu denez bototara jarriko dugu euskal talde popularrak eta euskal sozialistak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

gai zerrendako laugarren puntua mistoa upyd legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena bizikidetza planean sartutako

mistoa upyd taldearen ordezkaria den maneiro jaunak dauka hitza

queremos defender hoy aquí gracias eskerrik asko maneiro jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal sozialistak taldearen ordezkaria den ares jaunak dauka hitza

ares jauna euskal talde popularraren ordezkaria den barrio jauna zurea da hitza

lehendakari urkullu

más claro agua muchas gracias eskerrik asko barrio jauna zuzenketarik aurkeztu ez duten taldetara pasatuz eh bilduren ordezkaria den arzuaga jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru andrea eguerdi on denoi aurreko batean maneiro jaunak ekarri zigun zuzen bidean planaren kontrako legez besteko proposamen bat

zuena eta orain berriro kargara dator hitzeman hartuta bere jo puntuan eta hortik ere zabaltzen du ikuspegia bake eta bizikidetzaren plan osora guk ez dugu bat egiten plan horrekin

hitzeman programarekin ezaguna den posizio batean baina pentsatzen dut ez dela hori gaurko ekimen honen benetako helburua aitzakia bat

gaur egun indarrean dagoen legediaren arabera euskal preso politikoen kolektiboari aplikatu behar zaizkien salbuespenezko errekisitoak berriro

askatasuna murrizten duten errekisito horiek berriro txalotzeko mendeku egarriaren erakustaldi egiteko denbora berri bat oztopatzen jarraitzeko borondatea agertzeko gizarte gehiengo batek presoen atalean

eskatzen duen honetan inolako urratsik

pentsatzen dugu plan horren kontra ahotsa gehien altxatzen duten horietatik hurbilago dagoela

gaude esaten duenagatik planaren kontra gaude esaten ez duenagatik eta planaren kontra gaude ere plan hori garatzeko bere

borondate faltagatik hitzemani buruz ere ezaguna da ez gatozela bat programa horrekin ezaguna da

aintzat hartzen duelako horren gainean ezartzen dituelako bere zutabeak borondatezko plan bezala aurkezten dutelako baina

batez ere jaurlaritzarentzat ez dituela hori kudeatzeko eskumenak egia eskumen horiek ez zaizkiolako errekonozitu hor sakatu behar da gartzela eskumen horren aitortza eskuratzeko hor

hitzeman bere egileak errekonozitu zuen moduan ez duelako

epe luzean baizik zenbat urtetara begira izan daiteke hori bost hamar hamabost hori al da marrazten zaigun

ez da gure taldearekin programa hori kontrastatu behar dela presoek garrantzitsuak egin dituzte oraindik esploratu ez diren efektuak eduki ditzaketenak presoekin kontrastatu dezala bake eta bizikidetzarako idazkariak eurek dutelako hitza eurek dutelako erabakia eurek direlako subjektua subjektu politikoa

objektua zuek pentsatzen duzuen moduan ez gaude ados esan dugun moduan bake planarekin eta ezta ere hitzemanekin

batetik proposatzaileek planteatzen duten moduan jarrera eraikitzaile batetik baizik bake eta bizikidetzan lan egiten dugulako horretan sinesten dugulako eta bake eta bizikidetzaren alde gaur

jarrera suntsitzaileekin ez gaudelako ados eta ez dugulako onartzen

horregatik ere ez dugu bat egingo gaur proposatutakoarekin eskerrik asko eskerrik asko
arsuaga jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den iturrate jaunak

presidente andrea legebiltzarkideok egia esan lekutik hitz egitea pentsatuta neukan baina ganberari

hona nator egia esan ez maneiro jaunaren betiko mantrak jarraitzeko prest gaudelako eta

interbentzioa bake eta bizikidetza planarekin ados gaude beraz ezinezkoa da

upydk eskatutako eta gero pp eta psoerekin batera adostutako

eta ados gaude edukiagatik eta ados gaude sortzeko martxan jartzeko jarraitutako prozeduragatik hainbat ez bai hainbat hilabete emanda

bake eta bizikidetzaren esparruan lanean diharduten hainbat elkarteekin eztabaida prozesu zabal baten ondorioa delako baizik eta planaren jarraipen zehatz bat egiten ari delako sei hilabetero ebaluatu egiten delako eta ebaluazio horren ondorioz

doala baieztatu egiten delako

eskerrik asko iturrate jauna erantzunen txandara pasatuz mistoa upyd

beraz iturrate jauna ados zaude aresen emendakinarekin zoru etikoan antza denez erreflejatuta ikusten duzulako eta horrekin bat

legeak ezartzen dituen errekisito berezi batzuk txalotzeko

eta azpimarratzeko errekisito politikoak presoen kolektibo politiko bati begira sortutakoak adibide bat argia daukagu gaur horren eraginaz hitz egiten diguna atzo

legedi hau salbuespenezko auzitegi batek aplikatuta zazpi pertsonei zazpi gazteei seina

zigortuta jardun politiko sozial garden baketsu publiko bat garatzeagatik esa misma ley excepcional

deitoratu behar dugu eusko jaurlaritzak ere babesa eman diola operatibo horri tamalez laguntza eskaini dio

atxilotzeko ertzaintza horretarako erabiliz antza denez atxiloketa bidegabe hauek sortarazi dezaketen protestei beldur berriro ere polizia integrala versus polizia hor dago eztabaida berriro entzutegi nazionalaren menpe berriro salbuespen logika horren menpe jarduten du eusko jaurlaritzak ez dakit bake edo bizikidetzarako planak zer esaten duen honetaz

gertakari hauek operatibo hauek jardun hauek ez gaituztela bake eta bizikidetzara inolaz ere hurbiltzen eskerrik asko

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den iturrate jaunak dauka hitza

eskerrik asko iturrate jauna eztabaida

eta bototara jarriko dugu mistoa upyd euskal talde popularrak eta euskal sozialistak sinatu duten erdibideko

hirurogeita hamairu eman dugu bozka hogeita sei bai berrogeita zortzi ez ondorioz erdibideko zuzenketa